egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango

aldez aurreko gaia mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua donostiako benta berri auzoko babes ofizialeko etxebizitzei buruz mozioari dagokionez behin betiko ebaztea abenduaren hamaikako osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen eusko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu

zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

mesedez emaitzak ez dauzkat aurrean

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hamalau ez hogeita bat abstentzio onartuta geratu da euzko abertzalearen osoko zuzenketa

lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko rojo andrea zurea da hitza mesedez isiltasuna

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

bai egun on guztioi euskal herria bildurentzako

eta oso egokia da oso egokia da horrela ikusi ahal izango dugulako hitzetatik haratago zeintzuk dira benetako asmoak

legebiltzarreko taldeen benetako asmoak fracking aren aurrean

alegia alderdi popularra eta euzko alderdi jeltzalea

ingurumena babesteko neurri guztiak hartzen badira are gehiago esan dute esan dute behin baino gehiagotan soilik onartuko dutela haustura hidraulikoaren teknika erabiltzea anbientalki ekonomikoki eta sozialki jasangarria bada zoritxarrez herri honetan badakigu pnv ko agintari batek esaten duenean proiekturen bat soilik

ingurumena ez badu kaltetzen edo soilik egingo dela behin ingurumena babesteko neurri guztiak hartzen direnean ikasi dugu

eta badakigu horrelakoak esaten direnean proiektu hori erabakita dagoela proiektu hori egingo dela bakarrik ari dira neurtzen zelan saldu gizarteari proiektu hori estrategikoa dela guztiz beharrezkoa dela eta gainera ez dagoela hainbeste kaltetzen ingurumena

hasieran esan dudan bezala legez besteko proposamen hau oso ondo dator ikusteko alderdi batzuen eta bereziki gobernatzen duen euzko alderdi jeltzalearen asmoak zeintzuk diren

babestea gura duten edo antzerki lanetan ari diren

egin dutelako baina badakite teknika horrek ez duela gizartearen oniritzia

honezkero hidrokarburoak ustiatzeko géminis baimena kasu honetan parte hartze publikoa ez daukan baimen bakarra ingurumen eraginen ebaluazioaren tramitean dago

erahorretan enpresak egin behar dituen azterketa sismikoak direla eta estatuko ingurumen ministerioak ingurumen legediak agintzen duen bezala

abiarazi du tramite hori hainbat udaletxera heltzeaz gain ingurumen sailera ere heldu da eusko jaurlaritzaren ingurumen sailera heldu da ere guretzako badago kontsulta horretan lehenengo iruzur bat oso larria dena

batek egiten duelako iruzur hori iruzur hori guretzako hauxe da proiektuaren zatiketa

hiru zati ditu laburbilduta lehenengo zati baten datuen bilketa bigarren fase baten eta kasu honetan géminis fase horretan dago azterketa sismikoak

ikerketaren zulaketak baina guztiak baimen baten barruan hiru fasetan baina baimen bakar bat ikerketa baimen

ez da zati edo fase bakoitzaren inpaktua era isolatu baten egin behar dena da baimena bere osotasunean sortarazi ahal dituen kalteak

ezin dugu soilik azken fasera itxaron zulaketa egin arte ebaluazioa egiterako orduan egin behar duguna da hasieratik aztertu baimen horrek ekarri ahal dituen eragin guztiak osora aztertu orokorrean aztertu alegia eta adibide bat jartzeko

egiterako orduan ezin dugu hartu eta hamar zatitan zatitu eta aztertu banan banan hamar kilometroen eragina era isolatu batean

zati bakoitzak ez duela eragin nabarmenik sortzen dakigunean bere osotasunean kontutan hartuko bagenu eragina nabarmena izango zela

soilik sismika bat hartzen da alegia baimen orokor baten fase bakar bat

eta beharbada egia da era isolatu horretan hartuta

ingurumenean sortarazten baina hori iruzur egitea da da zatiketa egitea da delako bigarren fase bat eta hiru faseak eduki behar dutelako

inpaktua aztertzerako orduan baina horretaz gain kasu honetan géminisen kasuan eta gaur aztertzen ari garen kasu honetan

ari dela denbora guztian ingurumen ministerioa eta ez ingurumen ebaluazio estrategiko batetaz

ohiko ebaluazioak ministerioak egin nahi duen ohiko inpaktu anbientaleko ebaluazioak zulo batek ingurumenean sortarazten dituen eragin zuzenak

zuzentzea duela helburu bezala soilik hori zulo baten

inpaktu zuzenak ebaluatzea eta beste alde batetik ebaluazio anbiental estrategikoa zer da neurtzen duena

momentu honetan dauden fase batean zuloak aztertzen hasi baino lehen zuloan edo zundaketan inpaktu zuzenak aztertzen hasi baino lehen haustura hidraulikoaren jasangarritasuna bere osotasunean alegia

anbientala ekonomikoa eta soziala aztertzen du hori da diferentzia ohiko

ebaluazio batetik ebaluazio estrategiko batera eta horregatik gure erdibidekoan alderdi sozialistarekin sinatu dugun erdibidekoan

agertzen da beharrezkoa izan behar dela frackingeko edozein baimena bai ikerketa fasean

ebaluatu behar dena da ebaluazio estrategiko bat egin behar dena dela ebaluazio estrategiko bat

bideragarritasun anbientala ekonomiko eta soziala aztertuz eta ez soilik putzu baten inpaktu zuzenak aztertuz hori

eta ez da kasualitatea alderdi popularra euzko alderdi jeltzalearekin sinatu duen erdibidekoan ez da agertzen

eta gure erdibideko testuan agertzen dena ez da soilik alderdi sozialistak eta kasu honetan eh bilduk eskatu duten gauza bat europar batasunak

aurten bertan frackingaren inguruan emandako eztabaidaren bukaeran gomendio bat atera duelako europar batasunak

géminis orduan gure galdera da momentu honetan zergatik ingurumen ministerioak ez du gomendio hori betetzen zergatik ez du betetzen

europar batasunak gomendatzen duena momentu honetan eta garrantzitsuena dena beste galdera bat gure kasuan zergatik ingurumen sailak jasangarritasunaren irizpidea beste intereseko ekonomiko partikularren gainetik jarri behar izango lukeen sailak

zergatik mozorroa jausi direlako frackingaren auzian publikoki esan behar duzuelako ingurumena babestuko duzuela

hartuta duelako eta bereziki industria sailak erabakia hartuta duelako frackinga bai hori da zuen erabakia eta ingurumen ebaluazio estrategiko bat egitea oso arriskutsua izango litzatekeelako

izango litzatekeelako benetan eztabaida bat egitea bideragarria den ala ez ekonomikoki sozialki

erabakia hartuta duzuelako eta erabaki hori da
bai eskerrik asko maeztu jauna
euskal talde popularraren ordezkaria den

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi

esan nahi dugu gure taldeak ez duela ekimen hau babestuko talde sozialistaren mozorro politikoa delako aurrerago azalduko dugunez

gainera talde sozialista eta bildu arteko estrategi orokorraren parte da

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea eztabaida lasaia esaten zuen lópez de ocáriz andrea saiatuko gara azalpenak ematen ea lasai baten

aukera baldin badeket horrela emateko

tribuna honetara irtetzen garenean ez gara irtetzen gero

eta berdin zaigula besteak zer esaten duten bi galdera utzi ditut nire lehenengo agerraldian hemen eta nahi ditut posible baldin bada erantzutea bat

iruzur egitea hiru fase duen baimen bat

bere osotasunean eduki al duen inpaktu anbientala ez neurtzeko

al dugu hori da proiektu bat zatitzea iruzur egiteko

soilik aztertu denean bigarren fase bat proiektu orokor baten fase bat hiru fase duen proiektu baten aztertu behar dugu bere osotasunean eta géminis kasuan hori ematen da eta nahi dot norbaitek argudioekin

inpaktu anbientalaren ebaluazioa edo estrategikoa hori da gakoa

azaltzen ze urkullu jaunak kanpainian esan zuen no al fracking

ez dute inpaktu anbiental estrategikoa neurtu hasieratik europak esaten digu horrela egin behar dela

zer egingo dugu beste alde batera begiratu jarraitu prozedura horrekin

esan estatuari ez hemen horrela ez

bere osotasunean zer nolako inpaktua dekon fracking a gure herrian baina ez duzue hori egin zergatik

baina badauzelako beste baimen batzuk gure eskuetan dauzenak

eta hori eskatzen badiozue enpresa pribatu bateri noski eta holan eskatuko dogu herritarrek

eztabaida lasai bat edukitzeko eta jakiteko benetan

herri honetan posible den ala ez bideragarria den ala ez horrelako ustiaketa bat egitea

eskerrik asko maeztu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna

aldaiturriaga jauna amaitzeko mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

para usted usted verá eskerrik asko maneiro jauna eztabaida amaitu denez

euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hogeita hemezortzi ez ondorioz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

onkologikoa institutuaren etorkizunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok egun on denoi señorías

eskerrik asko roncal andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

onkologikoak zentro monografikoa izaten jarraitu behar duela etorkizunean onkologian erreferentziazko zentro

izan behar dela osasun sistema publikoa bai ikerkuntzan eta bai artatzean zentro integrala euskal herri mailakoa eta horrela gure osasun sistema

nazioarteko erreferentzia

sistema izateko azken finean onkologikoak izaera eta jatorri publikoa duelako bokazioa publikoa delako bere

onkologikoaren finantzazioaren ehuneko laurogeita bosta publikoa delako ikustea besterik ez aurtengo aurrekontuetan ere hor urtero hitzarmena daukagu hogeita hiru milioi euro doaz eta bost urteetan ehun eta hamabost milioi onkologikora bi mila hamairuko martxoan euskal herria bilduren ekimenez legebiltzarrak onartu zuen onkologikoa sistema publikoan osakidetzan integratzea eta eskatzen genuena zen horretarako plangintza bat egitea

elkarrizketei hasiera emateko badakigu horrelako gauzak egun batetik bestera ez direla egiten eta

egitea baizik eta plangintza bat egitea eta plangintza horren bidez onkologikoa osasun sistema publikoan txertatzea baina gobernu honek ez du mandatua bete ez dio onkologikoa osakidetzan integratzeko

egin duena da hitzarmena berritu kutxa fundazioarekin

hitzarmen horretan urratxo batzuk badaudela esaterako integrazio funtzionalari dagokionean donostiako ospitale unibertsitarioan eta onkologikoaren artean

bideratzeko eta hor hobekuntzak badaude beraz iruditzen zaigu zentzu horretan inportantea dela behin elkarlana habian jarrita planifikazio hori egitea etorkizuna hortik datorrelako eta gaurkoan

ekimen hori gogoraraztera ekarri digu alderdi

jarraipen bat egiten ari gara gobernuak sinatu duen barkatu ubera andrea

jarrai eta beno ba jarraipen bat egiten ari gara ikusteko

gobernua nola ari den betetzen hitzarmen hori eta eskatu ditugu agerraldi batzuk eskatu dugu

hitzarmena osasun sailak sinatu duena onkologikoarekin eta agerraldi bat eskatu dugu osasun sailburuarena berriro ere gerentearen agerraldia eskatu dugu eta baita oraingoan

ere baina gobernu honek onkologikoa osakidetzan integratzeari uko egin badio ere argi daukagu

hurrengo gobernuak egin egingo duela integrazioa osakidetzan onkologikoa integratuko duela

agian gobernu honek ere eginbeharra izango du ikusita kutxabankek zein norabide

kutxabankekin zer gertatuko den eta ondorioz kutxa fundazioarekin ere eta agian gobernu honek ere ez du beste erremediorik izango

baldin eta sinesten baldin badu osasun sistema publikoan ere onkologian minbiziaren alorrean erreferentziazkoak izan behar garela eta puntakoak

asko dugu jokoan asko dugu jokoan osasuna gure herritarren osasun maila osasun eskubidea jokoan dago eta pertsonen osasun maila osasun arreta ezin da baldintzatua egon bakoitzak duen maila ekonomikoaren arabera

ba batak diru gehiago duelako aukera izatea minbiziari aurre egiteko

eta guk hemen tresnak baditugu eta horregatik garrantzitsua da tresna horiek sendotzen joatea sare sendo bat

ikerkuntza ere garatzea zeren gure ustez eta eh bildurentzat ezin dena izan da hitzarmen bat erabiltzea

konkretuak sustatzeko negozioa bermatzeko edota pribatizazioari ateak irekitzeko onkologikoko

guk eskatu genuen osasun batzordean

ohartarazi genuen eta gainera galderak mahai gainean jarri genituen eta galderak oso zehatzak izan ziren ze jakin izan genuen

hasiak zirela onkologikoko espazioak enpresa pribatuei alokatzen

zeintzuk dira horren arrazoiak baina ez genuen erantzunik jaso eta orain denborarekin ikusten ari dela ez zitzaigula arrazoirik falta eta ideia bat egiten

arrazoi horiek edo arrazoi horiek zeintzuk izan

baina kezkatzen gaitu ireki den bide horrek ze ondorio izan ditzakeen onkologikoan hori da gure

erraztu eta bideratzen lagundu dezakeelako gainera

estima ezinarekin negozioa egiten lagunduz negozioa eginez osasunarekin horregatik

komenigarria ikusi dugu martxoan onartutako proposamenetik haratago beste urrats bat ematea horregatik gure zuzenketan berriro ez ginen sartzen onartua dagoen proposamenean

onkologikoa zentro monografikoa izatearena guretzat hori

beste ospitale batzuk baditugu beste osasun zentro batzuk beste patologia batzuetaz beste gaixotasun batzuetaz aritzen direnak baina behar dugu benetan instrumentu sendo bat aurreratua ikerkuntza izango duena onkologiaren esparruan minbiziari aurre egiteko eta punta puntako izango dena hor jaurlaritzak administrazio publikoak zeresan eta zeregin handia dauka ez duena balio da gainera gaur eitbk antolatuta maratoi bat daukagu maratoi bat daukagu minbiziarekin lotuta aurre egiteko dirua jasotzeko karidadea karidadea ez da nahikoa

ondo egon daiteke baina guk administrazio publiko bezala erantzukizun bat daukagu erantzukizun bat daukagu bitartekoak sortzeko eta herritarren eskura

kontzientzia lasai geratuko zaizue baina guri ez ez delako nahikoa maratoi bat egitearekin

zuritzearekin hemen behar dituguna da osasun zentroak ikerkuntza medikuak denon eskura herritar guztien eskura eta ez

arabera izango direnak eta hori dago jokoan onkologikoarekin iruditzen zait hor erreflexio bat egin beharko genukeela

gaurkoan guk zentratu gara onkologikoa zentro monografiko bezala mantentzea eta zentsu horretan osasun sistema publikoa

bilakatzeko eta dei egiten diogu jaurlaritzari osasun sailari

bermatu dezala izaera hori izaera eta funtzio monografikoa

pribatuen sustapenerako ez dezala erabili gaur egun sinatua dagoen hitzarmena eta ondorioz finantzazio publikoa

eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

onkologikoak minbiziaren

zilegizkoa da balorea ematea gipuzkoarrei eta euskal gizarteari eman digun zerbitzua eta baita ere kontuan izan beharko genuke

sea una buena opción alderdi popularrak onkologikoaren etorkizuna bermatu nahi du eta ez dugu uste aukera egokia denik

única y homogénea a los pacientes bidea bi zentroen arteko kudeaketa da oinarritzat hartuta erakundeak baliabideak

mantendu behar dela eta horrela osakidetzaren jarduera kontzertua mantendu hau da onkologikoak sare publikotik bidaltzen diren bezeroak atenditu

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea roncal andrea zure

ostiral batean zaudela edo izan ere legez besteko proposamena defendatzera baino ematen du sailburua interpelatzera etorri zarela baina gai honen inguruan guk

babestuko dugu ez dugu bat egiten plazatutako argumentuekin zentzu horretan eskatuko diegu osasun sailari jarraitu dezala onkologikoaren egonkortasuna bermatzeko konpromisoarekin orain arte egiten ari den moduan

arreta onkologiko bateratua eta kalitatezkoa sendotzeko helburuarekin

unibertsitate ospitalearen eta onkologikoaren onkologia zerbitzuen arteko integrazio funtzionalerako prozesuan urratsak ematen segitzeko

onkologikoa fundazioa da kutxa fundazioaren obra sozialaren ikurra da bai baina

guk aitortzen dugu onkologikoak urtetan zehar minbiziaren aurkako borrokan egindako lan ona

horri jarraipena ematea onkologikoa indartzea eta egonkortasun ekonomikoa bermatzea beraz berriro ere adierazi nahi dugu osasun sariak onkologikoa fundazioarekin iaz sinatu zuen

egonkortasun ekonomikoa bermatuta dagoela eta horrez gain

oinarriak ezarri direla bi erakundeen arteko integrazio funtzionalerako pausoak

zentzu horretan azken hilabeteotan onkologikoan eta donostia unibertsitate ospitalean

protokoloak ezartzen joan dira informazio sistema bateratua lortzeko bidean aurrera egiten ari da

hori dela eta guretzako oso positiboa da hitzarmenaren edo kontzertuaren

zentro monografiko batekin harremana sendotzea hain zuzen ere osakidetzak ematen duen zerbitzuen osagarria baita eta prestazioa hobetzeko aukera ematen duelako

sailburuak zuk egindako interpelazioari emandako erantzunean berriro ere azaldu zizun

urtean onkologikoak egoitza berria estreinatu zuela miramonen azpiegitura berri horretarako

kutxaren gizarte ekintzak ahalegin ekonomiko handia egin behar izan zuen eta ondorioz egiturazko kosteak edo koste estrukturalak ere ordurarte jasandakoarekin alderatuta

aurreko eztabaidan ere esan genuen inbertsio hori onkologikoak bere kabuz burutu zuen bere erabakia izan zen eta osasun sailak edo osakidetzak ez zuen parte hartu erabaki hori hartzerakoan basurtoren kasua aipatzen zenuen guk uste dugu ez daukala zerikusirik kasu honetan

azken edo punta puntako teknologia berrietan inbertsio berriak egin dituzte

hori bai legealdi hau hasi aurreko bi urteetan bi mila hamaretik hasi eta osasun sailburu berria izendatu zen arte

hain zuzen ere aurreko jaurlaritzaren osasun sailburuaren erabakia izan zelako

onkologikora osakidetzako gero eta paziente gutxiago bideratzea

tratamendua behar duen pazientearentzat ahalik eta zerbitzu onena jasotzea erakundeetatik eta zerbitzuaren finantzaketa publikoa izatea izan ere zentzu horretan gure konpromisoa euskal osasun sistema publikoa eta unibertsalarekin erabatekoa baita

onkologikoak etorkizuneko erronkei aurre egin behar dio eta uste dugu normala izan daitekeela erakunde horretako arduradunek onkologikoaren iraunkortasuna nola bermatu planteatzea guk errespetatzen dugu erakunde horretako arduradunek beraien proiektuaren finantzaketa iraunkorra nola lortu planteatzea eta egon daitezkeen aukerak aztertzea ezin dugu ahaztu azken urteotan onkologikoak egiturazko defizita arrastaka dakarrela

eta diru kopuru hori kutxa fundazioak gizarte ekintzaren bitartez betetzen du

hau da defizit horri aurre egiteko dirutza gizarte ekintzako beste jarduera edo ekimenetara bidali beharrean onkologikoaren finantzaketa arazoa konpontzeko bideratzen da

daukatenek irtenbidea bilatu nahi izatea egoera horri finantzaketa arazo horiei aurre egiteko hala ere

esan dudan bezala onkologikoa erakunde autonomoa da fundazio pribatua da eta bere jabeei edo bere arduradunei dagokie horrelako kontuetaz arduratzea

bete dezala hitzarmenean edo kontzertuan jasotakoa

osasun arreta onkologikoa ematen jarrai dezala hitzarmenaren helburua den heinean

baina roncal andrea zuk gai hau eztabaida politikoa nahasteko erabili nahi izan duzu

onkologia zerbitzuak emateko ez diren helburuetarako onkologikoa sektore pribatura begira jarri dela eta pluripatologiak artatuko dituen ospitalea bilakatzeko asmoa dagoela ezkutuan eta horrelakoak egotzi zenizkion atzo prentsaurreko batean

ere begira bestela zer da ba hainbat eta hainbat aseguratu pribatuei ematen zaion zerbitzua

bestalde zuk egiten duzun baieztapen horrek ez dauka inongo sinesgarritasunik

erabakiak hartzeko organo nagusia dauka hain zuzen ere

eta horretan kide dugu osasun saileko ordezkaria bai baina hamar lagun dira kideak besteak beste alderdi sozialistako ordezkari bat ere bai

ez dute inoiz planteatu onkologikoa euskal autonomia erkidegoko osasun sistemaren sare publikoan sartu beharra

harrigarria benetan ikusita zein sutsu egiten duzun eskari hori alderdi sozialista jaurlaritzan ez dagoenetik

izan ere alderdi sozialistak legealdi osoa izan zuen kasu honetan beste inori exigitzen diona egiteko baina garai hartan

nahiago izan zenuten onkologikoa itotzea edo finantzaketarik gabe uztea eta modu irresponsablean etorkizuna arriskuan jartzea are gehiago alderdi sozialistako patronatuko kide horrek zure

erantzukizun zuzena izango luke onkologikoaren plan pribatizatzaile maltzur horretan

organo nagusiko erantzule zorionez ordea zuk planteatutako horrek ez dauka sinesgarritasunik eta sailburuak berak ere azaldu zizun moduan

horrelakorik proposatu ezta onartu ere amaitu mesedez are gutxiago osasun sailaren ordezkariak

beraz berriro azpimarratu gure taldeak eta osasun sailak onkologikoarekiko bere langileekin eta gipuzkoako gizartearekin oro har hartutako konpromisoa eta berretsi gure osoko zuzenketaren alde bozkatuko dugula

legebiltzarkide guztioi gogoratu berriro ere gaur abenduak hemezortzi

hain zuzen ere minbiziaren ikerketarako ekarpenak egiteko aukera dugula

nahiz eta batzuentzako ez omen da nahikoa guk uste dugu badela osagarria egiten denarentzako eta guk behintzat

mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

martxoan onartu zen proposamena jada egintzat ematen dugu ez daukagu beharrik egunero proposamenak ekartzeko berrezteko baizik eta nahi dugu proposamenak gauzatzea egitea eta hau ez da gipuzkoar bizkaitar arabarren kontua hau da euskal

kontua eta hemen perspektiba luzearekin lan egin beharko genuke nahiz eta batzuk pentsatzen duten oso ibilbide motzekoak garela eta euskal gizarteak

osasun sistema publikoan erreferente bat punteroa ikerkuntza izango lukeena eta herritar guztiei minbizian ere

zerbitzua eskainiko liekeena ezin dena izan da minbiziaren alorrean

herritar bakoitzak izan dezakeen maila ekonomikoaren arabera osasun gutxiago gehiago

izatea sendatzeko eta aukera daukagu borondate kontua da elkartasun kontua da baina ez da karidade kontua eta gobernu batek

borondate politikoaren ikuspegitik eta ez karidade ikuspegitik ez da nahikoa herritarrei urtean behin edo ez dakit zenbatero

bitartekoak ditugu daukagu gipuzkoan onkologiko bat gainera urrats bat eman da hitzarmen bat sinatu da eta integrazio funtzionalean

eskatu ditugu eta kontrastatuko ditugu pausoak zein norabidetan ematen baina zergatik ez dugu egiten ospitale desberdinetan minbiziaren alorrean lanean ari diren guztiekin elkarlan hori sendotzen joan eta erreferente monografiko bat eraiki

erreferente izango dena osasun sistema publikoan zein da arazoa ez dugu esaten egun batetik bestera egin behar denik goazen plangintza bat egitera badakigu oraindik kutxabankek kutxa fundazioak edo dena delakoak ez duela salgai jarri baina guk eskaintzarik egin diogu

kutxa fundazioari interesatzen zaiola edukitzea onkologiko bat egunero egunero dirua galtzen ari dena eta defizita hemen

eta ehuneko laurogeita bostaren finantziazioa publikoa dena landu genezake hori

daukagu aukera eta iruditzen zaigu aukera horretaz baliatu behar garela baina zer gertatzen ari da ba enpresa pribatuak sartzen ari direla edo hemen

zein da soluzioa esku pribatuetan uztea onkologikoa hori da soluzioa eta gero zer gero egingo duguna da diru publikoarekin enpresa pribatu horri

eta bitartean ez dugu bermatuko minbizia lantzen ari diren ospitale publikoetako zereginak erabaki behar dugu zein den gure hautua erabaki behar dugu baina hemen

zer den pentsatzen duena eta zein den etorkizunera begira dituen helburua guk pentsatzen dugu aukera paregabea daukagula eta aukera paregabea daukagula pentsatzen dugulako

berriro ere beste urrats bat emango dugu integrazio horretan eta eskaintza bat egingo dugu eh bildu bezala eta proposamen bat ekarriko dugu integrazio hori benetan osatzeko eta alderdi sozialistari esango nioke

bera zure jarrera roncal andrea den sozialisten jarrera

dituzun ordezkariei mesedez defendatzeko zure jarrera eta urratsak emateko zeren guri jada dagoeneko ez digute deitzen

beraz ez daukagu ordezkaritzarik eskertuko nizuke lan hori egitea jarri dugu ere

ez dena onartua izan pena bat alderdi sozialistaren eta eajren artean osasun alorrean

urratsik ez ematea pena bat bukatzeko esan erantzukizunez jokatzen dugulako epe luzera begira jokatzen dugulako eta hemen batzuek oraindik ez dutelako ikasi demokrazia zer den eta benetan ez dutelako lanik egiten herritarren beharrei begira ba guk

eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea hemen entzun denaren arabera kontraesanak nabarmenak daude eta batzuk mantendu duten posizioa

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

jabea dauka araubide propioa dauka organo erabakitzaileak ditu

da organo nagusia erabaki horiek hartzeko eta zuek bertan parte zarete erantzukizunak dauzkazue izan dituzue eta antza izango dituzue

zaretela ematen baitu osasun sailak gure ustez argi daukagu egonkortasuna

bermatu du hitzarmenaren bitartez elkarlana eta lankidetza sendotuz doaz

artean eredua ona da ereduak funtzionatzen du osagarriak dira bi erakundeak eta erabiltzaileek kalitatezko arreta jasotzen dute egunetik egunera gero eta hobeagoa gainera por lo tanto

ese planteamiento gure taldearentzako osasun sailari dagokio hitzarmenean adostutakoa kontzertua adostutako hori modu egokian betetzen dela

beste eztabaida bat ekarri nahi izan duzu hain zuzen ere zuk planteatzen duzu osasun sailak eros dezala beno erosi edo ez dakigu nola esan expropiatu ez dakit zein izango zen zuk proposatutakoa zehatz mehatz ez duzulako ezer aipatu horren inguruan baina beno eros dezala zerbait

ez dagoela salgai beraz hurrengo batean espero dezagun zehaztasun gehiagorekin esplikatu ahal izango

eta are gehiago edo are nabarmenago geratzen da zer dala eta aurreko legealdian ba ez zenuten inongo urratsik eman orain hainbeste exigitzen duzun

eskerrik asko orbegozo jauna maneiro jauna zerbait esateko sí gracias presidenta

roncal azanza andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ez ondorioz onartuta geratu da jatorrizko gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua arabako segurtasuna berrantolatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena